egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri egun on guztioi

emango diogu egun on hasiko naiz

larrauri aranguren euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina lan poltsen kudeaketaren
modernizazio administratiboari buruz larrauri anderea zurea da hitza eskerrik asko

erkoreka jauna azken urteotan enplegu publikoko hautatzen prozesuetan gero eta gehiago parte hartzen ari dira euskal herritarrak eta bereziki erkidegoko administrazioak deitutako azken lan poltsetarako prozesuetan

larrauri anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzar jaun andreok egun on guztioi ondo diozunez bai duela urte bete eta erdi bi mila hamazazpiko abenduan

gobernantza eta berrikuntza publikoko plan estrategikoak esaten digu alde batetik herritarrekiko zerbitzuari dagokionez zerbitzu elektronikoak areagotu behar ditugula eta bestetik digitalizazioa bultzatu beharra daukagula baita ere paperik gabeko administrazioaren bidean aurrera egin ahal izateko bi

moduan hartuta egia da datorren uztailetik aurrera

oso garrantzitsua emango dugula administrazioaren lan poltsak kudeatzearen ikuspuntutik onura izugarriak ekarriko dituena bai lan poltsa horietan

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera mikel otero
gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

egun on guztioi larrialdi klimatiko eta energetikoa

gure ongizatearentzako mehatxu nagusienak baitira mundu mailako joerak ez du baikortasunerako tarterik uzten

gazteentzako dagoeneko kezka nagusia bihurtu da ez bakarrik larrialdia baita gaiari ematen zaion erantzun politiko eskasa ere

ingurumen sailburuak aldaketa klimatikoaren legea abiatzen zela iragarri zuen iragarritako epeen arabera

izango da legealdia amaitu aurretik lege hau onartzea zuen arabera euskadik aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan punta de lanza izan behar du

lege ausarta baino orain arteko politiken jarraipena besterik ez duela egiten iruditzen zaigu

eskerrik asko otero jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko egoera politiko eta ekonomikoari buruz

martínez jauna erantzuna da bai eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

lehendakari jauna eskerrik asko zure erantzun sakonagatik

hasteko esango dizut zuzentarauak irakurrita esan dezakedala ia ia ados egon gaitezkeela

agertzen diren erronketan aurrekontuak ekartzeko

a la euskadi dos velocidades hala ere baita ere badago gizarte

euskadin goraka doana eta argi dago edozeinek ikusten duela itxaron beharko dugu nola erronka hauek guztiak zuen aurrekontuetan errefuxiatu egiten diren baina utzidazu esaten berdintasunaren aurkako

izan behar dituela eta baita ere babes mekanismoak izan behar dituela emaitzak ematen dituztenak eta ez direnak arazo burokratikoak ematen ez dituztenak beraz lehendakari demostratu ezazu ere borondate erreala eta ekarri

akordio bat aurrera eramateko eta aurre egiteko desberdintasunei

perspektibak izango dituen beraien bizitzan eta tresna berriekin ez baditugu horrelako erronkak afrontatzen aurrekontuetan ez dugu

eskerrik asko legebiltzar buru andrea martínez jauna erantzuna sakona bai galderaren arabera

paperean idatzitakoa eta galdera erroldatuta gure jarraibideak aurkeztu baino lehenagoko egun bat aurretik erroldatuta

dena den asteartean onartu egin genituen eta erroldatuta astelehenean dago galdera

proposamen ireki bat dira lau erronka lehenetsi eta nabarmendu ditugu hazkunde ekonomikoa sustatzea eta kalitatezko enplegua sortzen laguntzea zerbitzu publikoen kalitatea hobetzea eta ongizatea areagotzea

gehien behar dutenei lagunduz eta gizarte kohesioa sustatuz eta berdintasunaren edo berdintasunean aurrerapauso berri bat ematea hau jaurlaritzaren proposamena da legebiltzar talde guztiekin partekatzeko eta hobetzeko

industria inversión internacionalización innovación

la puerta está abierta eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo

zordun egoeraren gaineko klausularen kontrolari buruz

esta eskerrik asko prieto jauna pérez andrea zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina erreforma fiskalari

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina emakunderi eta joera patriarkaleko gizarte politikei buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi maría por decir un nombre

honako galdera hau egiten dizugu zer egiten ari da emakunde oinarrizko errenta bermatzeko sistemak emakumeen guztien eskubideak bermatu ditzan eskerrik asko
eskerrik asko guanche andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

andrea guanche andrea zure galderan

babes soziala eta emakumeen eskubideak bermatzea hiru helburu horiek jaurlaritzaren lehentasunak dira azkeneko adibidea ondo ezagutzen duzu hau da datorren urterako aurrekontuen jarraibideak lehen erantzun bezala onartu ditugunean berdintasunaren ikuspegia lehen mailan jarri dugu

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea

egoera larriaren aurrean hartu beharreko neurriei buruz casanova jauna zurea da hitza eskerrik asko egun on guztioi

baino lehenago inork ez zuen ezbaian jartzen euskaltel enpresaren errotzea edo lurralde honekiko atxikimendua ez zuen inork ezbaian jartzen akziodun guzti guztiak edo ia guztiak

bi mila hamabian alderdi sozialistak alderdi jeltzaleak eta kutxabankek euskaltelen pribatizazioaren prozesuari ekiten diotenean esan zeniguten lasai

bi mila hamabostean burtsara ateratzea erabaki zutenean esan zeniguten lasai kutxabankek oraindik mantenduko du pakete bat nahikoa izango dena enpresa kontrolatzeko

zegona da nagusi euskaltel enpresan eta zer egingo duzue jarraituko zarete izaten

defendatuko dituzue zegonaren izen ona zegonaren harreman publikoetako arduraduna jarraituko da izaten zure gobernuko ekonomia arduraduna erantzukizunari aurre egingo diozue eta egoera hori bueltatzeko egin behar dena egingo duzue hain zuzen ere eta besteak beste

euskaltelen akzioak erosiko dituzue euskal enpresa
bueltatzeko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea casanova jauna lehenik eta behin

nori leporatzen diozun bi mila hamabian hartutako erabakia eta duela lau urte bi mila hamabostean euskaltel enpresak erabaki garrantzitsu bat hartu zuen bere errotzea bermatzeko hau da bere kapitalaren ehuneko

bere erabakigunea euskaditik irteteko eta gogoratu zegonak ehuneko hogeita bata duela beraz ez du gehiengorik zegona aipatutakoak euskaltelen erabaki hura ez da ohikoa eta positiboa izan zen errotzea bermatzeko ehuneko hirurogeita hamabostarena baino gehiago behar izana eta ez hori bakarrik

enpresaren arduradun berriek ere horrela adierazi dute eta ezaguna da eusko jaurlaritzaren lehentasun bat dela enpresa munduari gertutasuna eta laguntza eskaintzea

ahalegin guztiak egingo ditugu euskaltel enpresak euskadin jarraitzeko eta hemendik bere lehiakortasun plan berria garatzeko hemendik bertotik ere

asko ditugu helburu horren alde egiteko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko casanova jauna lehendakari jauna zurea da hitza

beraien garapena eta lehiakortasuna euskadin sustraitzeko eta hori da gure eredua eta gure helburua termino esta intervención

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

sailburuak legebiltzarkideok gaur espero dugu lehendakaria albiste onak izatea

garrido anderea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko garrido anderea lehendakari jauna erantzuteko

elkarte feministek eta emakumeek eta indarkeriaren matxistaren aurkako eremukoak

erakunde sindikalak dibertsitate funtzionalarekin lotutako entitateak aholkularitza entitateak elkargo profesionalak enpresa erakundeak edo unibertsitatea

puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina poliziaren euskal akademian gaua emateko erregimenari

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok sailburuok lehendakari

mila hirurogeita hamairu plaza deitu ditugu aurreko lan promozioetan berrehun eta hirurogei plaza inguru deialdiko

eskerrik asko beltrán de heredia anderea llanos anderea zurea da hitza

goizeko eta arratsaldeko formazio programa daukatenentzat

ikasleek joan etorriak planifikatu beharko dituzte eta horretan laguntzeko prest gaude akademia eta departamentua en poco tiempo

maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina pasaiako porturako irtenbideei buruz
otamendi anderea zurea da hitza eskerrik asko egun on

pasaian gertatzen ari zenaz zure iritzia emateko eskatu genizun lan gatazka baten aurrean

eta denok pasaiako portu agintaritzako presidentea barne

giroa berreskuratzeko eta gauzak konpontzeko horretarako gainera osalanen bitartekaritza eskatu omen da gogora ekarriko dizkizut zure azken hitzak nik uste dut bide onetik hartu dela erabakia

osalanen bitartekaritza lan honi buruz galdetu genion san josé sailburuari honek osalan ez dela inongo bitartekaritza lanetan ari

aholkularitza lanak egitera mugatzen dela bitartekaritza lanak egitea ez da osalanen funtzioa jakin beharko zenuke beraz bide onetik

nik ezetz esango nuke aurrekoan ere esan nizun lan gatazka baino askoz ere larriagoa eta estrukturalagoa den arazo baten aurrean gaudela

konponbideak behar dituenak pasaiako portua gure ekonomian

delako begira tapia anderea aurrekoan

lan arazo bat ekarri nuela gero portuaren eta nolabait estrategien inguruan aritzeko bi gai nolabait nahastu nituela esan zenidan

bi gai nahastu bi gai hauek guztiz loturik daude

pasaiako portuan gertatzen den guztiak eragin zuzena du bere egunerokotasunean

eragin handirik izan esan zenuen oztopoak oztopo eta arazoak arazo portua badoala baina egoera honek bai du eragina

zuzendaririk ez izateak adibidez eragina du portuaren aktibitatea sustatzeko planaren garapenean

bi hilabete baino gehiago pasa diren honetan zuzendari

gabe jarraitzen dugu jada sei zazpi hilabete zuzendaririk gabe aitor acha izena proposatu zela entzun zen baina azkenean atzera bota zen

dirudienez estatuaren oniritzia jada baduena

eta espero dut zuzendari berriaren izendapena onartuko dela

uste duzu honek lagunduko duela pasaiako portuak bizi duen egoera gainditzen irtenbide egokiak planteatzen ari direla uste duzu eskerrik asko otamendi andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
sailburuak eta legebiltzarkideok egun on otamendi andrea zuk zeuk

apirilean erantzun nizun eta gaur berretsi egiten dut aipatzen duzun arazoa lan arazo bat da

dagokiona hala ere nik uste dut atentzio berezia jarri behar zaiola eta horrela jartzen ari zaiola hori konpontzeko eta giroa hobetzeko hori da helburua zeren horretan ados nago zurekin azken finean gertatzen dena instituzio bezala giroak

baldintza dezake zer gertatzen den baina kasu honetan ez da horrela izan eta zuk zeuk onartu duzu aurreko urteko emaitzak hobeak izan ziren eta hazkundea eman da trafikoetan eta errekuperazioaren bidetik jarraitzen du eta portua bera ez doa inora portua egon egoten da baina portuko aktibitatea egoera onean dago eta

trafikoak berreskuratzen ari dira eta ez berreskuratu bakarrik baizik eta hazkundea dago

zuzendaririk gabe operatiboki zuzendaria bazegoen bajan egon da gaixotasun batengatik eta benetan zuzendaririk gabe

de ellos dependen eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

hori langile horiekiko nik uste dut humillantea dela ez da lan gatazka bat akusazio larri baten aurrean gaude lan jazarpeneko akusazio baten aurrean lan gatazka bat dela laburbiltzea lan gatazka batera ostras iruditzen zait oso oso oso larria zure aldetik baina bueno esaten duzu eraginik ez duela bere egunerokotasunean nik ematen dituzun datu horiek

aktibitatea aurreko urteekin konparatuz agian ez dela jaitsi

bere aktibitatean eragina baduela guzti honek bai koiunturak eta baita egoera espezifiko honek egoera

honengatik presidentearen eta zuzendaritza taldearen artean desadostasun handiak daude

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lan gatazka bat ez lan arazo bat esan dut behin eta berriro gatazka ez dut erabili lan arazo bat eta

lan harremanetan arazo bat dago eta aipatu dut lan harremanetan arazo bat dagoela eta jarri dela protokoloa dagoen protokoloa martxan bete da hitzez hitz han jartzen duena eta horrelako gatazka niretzako arazo ez gatazka dagoenean hori da egin beharrekoa hortik aurrera esaten duzu xehetasunez begiratuko zenituzkeela portuko datuak dira eta publikoak dira

sei hilabete hauetan bueno ez bost zeren ekainaren batean da bost hilabete hauetan bi mila hemeretziko

trafikoa ehuneko hamabi koma zortzi igo da datuak datu dira eta egia da aurreko urtekoarekin konparatzen dira beti eta pentsatuz ari garela pentsatzen gainera

ekonomia moteltzen ari den honetan horrelako hazkundea izatea nik uste dut portuaren egina ona dela eskerrik asko

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa nerea kortajarena ibañez

enplegurako politika pasiboen transferentzia exijitzeko jaurlaritzak dituen

europako testu ingurunean hainbat adierazle ekonomikotan erkidegoko datuak onargarriak izan arren enpleguaren ingurukoak kuantitatiboak zein kualitatiboak

begira erkidegoa berrogeita hamargarrena postuan dago aberastasunari dagokionean europan

grezia eta espainia kenduta ez dago gu baino langabezi tasa handiagorik duenik

podium hori lehiatzen langileen krisia kopurua krisia hasi zeneko maila gainditu du lehen aldiz

enpleguaren gorakada horren ondorioz horrek suposatzen duen guztiarekin

baina egoera oso urruti dago krisiaren garaitik bi mila zortzian genuen

bikoizten ari gara momentu honetan eta artolazabal andrea europan langabeziak behera beherako joera nabarmena du azken aldian eta guk tendentzia horretan

korronteak eramaten gaitu eta zentzu honetan gobernu honek burutu izan dituen enplegu politiken eragina neutroa izan da are gehiago esango nuke gobernu honek indar gehiago egin duela ehuneko hamareko langabezi tasa hori eta tendentzia orokor horiek ontzat emateko

edo kalitatezko enplegua sustatzeko eta adibide argiena seguru asko izango da orain hilabete batzuk enplegu programa iragartzeko egin den autobonbo kanpaina hori

datu kuantitatiboak onak ez eta ez esanik ez kualitatiboak azken aldian enpleguaren

tenporalitatea ziurgabetasuna soldaten debaluazioa eta prekarietatea

langabezian dauden pertsonen eskutik estatutik jasotzen duten erantzuna langabetuen ehuneko hirurogeita lauak ez du inolako prestaziorik jasotzen estatutik egoera ez da ona ezta onargarria

edo irakurketa autokonplazienterik atera no estamos para triunfalismos jendartearen kezka nagusia den eta alderdi politiko guztien agendaren erdigunean dagoen arlo honetan

premiazkoa da inertzia gaindituz eta politika publiko esanguratsuen bidez lidergo eta ekimena garatuz ekimen politiko horren helburu nagusia kalitatezko enplegua sustatzea esan beharko luke ezinbestean

eta hedatua dagoen egiturazko prekarietateari erantzun irmoa eskaintzen diona ildo beretik uste dut oso interesantea dela zentsu honetan orain gutxi

jendeari espero dituen erantzunak emateko argi esaten zen batzar horretan bizitzaren kontrola berreskuratu eta babestuak daudela sentitu behar dutela pertsonek

justuki ahalegin horretan ulertu behar dira euskal herria bilduk legealdi osoan enpleguaren inguruan aurkeztutako ekimenak eta sustatutako akordio zabalak

baino gehienetan bete gabe geratu direnak testuinguru honetan esan bezala politika publiko esanguratsuen bidez lidergo eta ekimena garatu behar ditugu

politika propio esanguratsu eraginkor eta erabakiorrak sustatu ahal izateko tresnak ere behar beharrezkoak ditugu gure kasuan eskuduntzak ezagunak dira enplegu politiken garapenerako eskumen faltak suposatzen dizkigun koherentzia eta kongruentzia falta atzo bertan gurrutxaga andreak gazte prekarietatearen inguruko eztabaidan esate zuen ez zaizkigu gustatzen lan erreformaren ondorioak

eskuak loturik eta anabasa handi baten erdian korapilatuta eta katramilatuta gaude

suposatzen duen eszenatoki batean gaude ze anabasa izugarria da antolaketa eta kudeaketa espainian ematen dena

pertsonetan eragin oso kaltegarriak sortzen ditu eta hau ez dut nik esaten

autoritate fiskalak egoera eta erreboluzio bat eskatu du maila honetan erreboluzio bat pentsa autoritate fiskalak

eta ez dut uste gure jendarteak hau behar duenik eta ez dut uste lanbidek ere gainean duen guztiarekin hau behar duenik kalitatezko zerbitzu kongruente bat eskatu ahal izateko

ez da gaia ekartzen dugun lehen aldia hemen mozio bat ere

adostu genuen estatuari hertsiki eskatzea enplegu politika pasiboak gure esku uztea horrek ahalbidetuko dituelako

eta enplegurako zerbitzu publikoen arreta kongruente eta koherenteago bat euskal gizartearen arazo eta erronkei era egokian erantzuteko gobernuak helarazi zion garaian presidente zen rajoy jaunari gutun bat baino

egindako ahaleginek ez dute emaitza onik izan enplegu politika pasiboak ez ekartzeaz gain enplegu politika aktiboen inguruko eskumenak behin eta berriz zapaltzen eta inbaditzen jarraitzen ditu estatuko gobernuak

enpleguaren inguruko azken dekretuak dira horren adibide argiena eta martxoan jaurlaritzak beste helegite bat sartu behar izan du gure eskumen urraketa berri baten aurrean

ze madrileko gobernua itsu mutu gor dago enplegu gaietan egindako eskakizunei bere anabasak galduta eta bestela galdetu

eta langabezi subsidioa konpatiblea izatea edo garapen normatiboetan ere babesaren ikuspegitik aurrera pausuak ematea eta ze erantzun jaso duen erantzun hutsala eta bete artean guk hemen jarraitzen dugu tirita jartzen oraindik konpatiblea ez dien diru sarrerak bermatzeko errenta horrekin

estaltzen jarraitzen dugu agortua dagoen modelo batean bueltaka emaitzak badakigu ez direla onak ez hemen eta ez madrilen madrilen kudeaketa ezin okerrago egin pertsonen bizi baldintzetarako suntsitzailea den kudeaketa bat egin

eskariak aspertu arte errepikatu eta hemen tiritak edo helegiteak jartzea ez da egoera honetan onargarria eta

hori baina iruditzen zaigu eta euskal herria bildurentzat premiazko bilakatzen da egoera guzti honetan gobernu berriak eskaini dezakeen aukera hori baliatuz

koherente horiek martxan jartzeko eskuduntzak eskualdatzeko konpromisoa berehalakoan gauzatzea eta nik gaur

dituzuen asmoen inguruan galdetu nahi nizun artolazabal sailburua ze asmo du jaurlaritzak enplegu politika propio koherente eta kongruenteak ahalbidetzeko
espainiako gobernuari enplegu politika pasiboen eskualdaketa exijitzeari dagokionez eskerrik asko
kortajarena anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

kortajarena andrea zurekin bat nator beharrezkoa dela eusko jaurlaritzak autonomia estatutuan jazotako eskumenak bereganatzea

ez ezik gizarte segurantzako politiketan oro har ere gai horren inguruan zure legebiltzar taldeak zenbait ekimen proposatu bai lehendakariari bai gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari ere zuzenduak oraingo honetan niri egokitzen zait

heinean niri sailak da eskumen hori bere gain hartu beharko duen elementu kudeatzailea

eusko jaurlaritzak ikuspegi errealista batetik hartzen du bere gain negoziazio lana batzorde mistoan eskaintzen duen transferentzien egutegiak bidea ematen du kudeaketa organoak antolatzeko

adierazitako eskumenak bere gain hartzearren lehen esan bezala transferentzien

eskerrik asko artolazabal anderea

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eskerrik asko artolazabal sailburua

errealista batetik heltzen diot gaiari ez dakit gogoratuko zaren kortaturen abestiarekin kortaturen abestiak nola esaten zuen hay algo aquí que va mal

politika esanguratsu eta eraginkorrak egitetik horretan

enplegu politika pasiboen transferentzia hori baina ikusten duguna da lehentasun horien artean ere espainiako gobernuak honen inguruan

eta horretan nik galdetzen nizuna da lehentasunezkoa izateaz aparte eta saiakera horietan egingo diren planteamenduez aparte zer egiteko prest

kontratu laburrak egiten dituzten pertsonak edo

guk horrelakorik egin dezakegu ez erreformara pakete zabal bat aurkezten zuen macronek nik ez dut esango ados nagoenik edo ez baino esan nahi dut adibidez langabezia saria eta

eta konpartitzen dut zurekin diru sarrerak bermatzeko errentak ez luke izan behar

baina momentu honetan hala izaten ari da zeren gure langabetuen ehuneko hirurogeita lauak

estatuarengatik eta horregatik guk tiritak jarri beharrean aurkitzen gara eta ez da gutxi

kontratu mota edo legediaren inguruan hartu dezakegu erabakirik ez erretiro edo pentsioen inguruko erabakirik hartu dezakegu ez gizarte segurantzaren berehalako

ez ez ez dago horrelakorik eta nik gaur hemen

planteatzen dizut ze iruditzen zait gaudela momentu batean datuak oso era agerian uzten dutena nora goazen eta zein den gure egoera eta eredu produktibo eta langileen ezaugarriei loturiko enplegu politika publiko eta

politika pasibo eta aktiboak ere zuk desberdindu dituzu baina gaur egun

mugak ere gero eta lausoagoak dira eta gero eta gehiago eragiten diote elkarri eta beharrezkoa da eta zentzuduna da eta zuk ere horrela esan duzu horien guztien jabe izatea arlo publiko pribatu zein kooperatiboetan kalitatezko enplegua sortzeko lana banatzeko eta oro har lan baldintzak duintzeko gureganatu beharreko elementuak dira besteak beste lan jardunaldia

pizgarriak prestakuntza orientazio bitartekaritza trinomio hori eta langabetuen babesa estaldura maila

dagoen gobernu bat dugula aurrean eta uste dut horretan

agortua dagoen modelo batean katramilatuta ikusirik herri erronka izugarriak ditugula aurretik herri erronka horietan

aurrera egiteko eta pertsonek behar dituzten erantzun horiek jaso ahal izateko

dela pertsona horiei behar duten erantzun hori eman

babestuak sentitzeko erreminta horiek martxan jarri eta horretarako ezinbestekoa dela posible denaren marko hori zabaltzea eta hori izango da exigente izanez noski negoziaketa mahai horretan

legebiltzar honetan irekitzen diren beste aukeren artean ere askotan galdetzen digute zertarako nahi duzue autogobernu ponentzian adostutakoa estatus berria ba justuki hori behar dugulako berri batek eskainiko digun orientazioa eta estatusa egonkortasuna horrelako politika oso eta integralak aurrera egiteko eta horregatik gaurko interpelazio honek izan nahi du gonbite bat bidea elkarrekin egiteko gonbitea baino bide horrek

konformismorako aukerarik eskaintzen exigente eta lanerako eskerrik asko denbora bukatu zaizu

eskerrik asko presidente andrea sailburuak egun on berriro legebiltzarkideok

garrido anderea artolazabal anderea zurea da hitza

ekonomiako sailburuari egina iruzur fiskalari buruz bollain jauna zurea da hitza

egun on azpiazu jauna egun on guztioi probablemente el problema

eta horri esker jakin ahal izan genuen euskal autonomia erkidegoan zer da iruzurra

bi mila hamalau bitarteko aldian barne produktu gordinaren ehuneko hamazazpi koma lau hain zuzen ere hau da euskadin bi mila hamaika bi mila hamalau bitartean diru bilketan

hauetatik bi mila hirurehun eta hogei milioi baino gehiago euskal administrazioak kudeatu eta fiskalizatutako zergei

hegoaldeko bizilagunei begira ipini gaitezkeela baina oraingo honetan ezta hori eginda ere ez gara oso fin aterako zeren estatu espainoleko

gorago besterik ez dabil aldiz zerga iruzurra gehiago kontrolatzen duten herrialdeei begiratzen badiegu

zein maila kaskarrean gauden euskadin zeren herrialde horietan ezkutuko ekonomia barne produktu gordinaren ehuneko zazpihamar bitartean dago gainera ez dugu ahaztu behar zerga iruzurraren aurkako borrokara bideratzen den dirua biderkatuta berreskuratzen dela

aurkako borrokan inbertitzen den euro bakoitzeko hamar euro sartzen direla diru kutxa publikoan eta

denoi iruzur egiten diguten pertsonengatik datozenak hamar euro

datozen urteetako aurrekontuak ez daitezen ekonomia igotzen dena baino gutxiago igotzeko adibidez decía que por cada diez euros que

euro bakoitzeko lortzen diren hamar euroak erabili ahal izango lirateke

gizarterako osasunerako hezkuntzarako edo kalitatezko enplegua sortzera bideratutako planak sustatzeko

daudela baliabide gehien dauzkaten pertsonek ahalik eta gutxien

trikimailuekin eta desagerrarazi egin behar da

hain orokortuta dagoen jokabide hori borrokatu egin behar da eta beharrezkoak diren baliabideak jarri behar dira zerga iruzurra behin betiko desagerrarazteko gizarteak jakin behar du bere zerga ekarpena zerbitzu publikoen sostengurako garrantzitsua dela zergak ez ordaintzeko batzuek erabiltzen dituzten amarruak ez direla horretan geratuko beraien kontrako jarrera irmoa izango dela bereziki administrazio publikoetatik baina are gehiago horrelakoak erabiltzea gero eta zailagoa izateko baliabide guzti guztiak

presidente anderea sailburua legebiltzarkideok

zure interpelazioari erantzuna eman aurretik uste dut

batzuk aipatzea eta batez ere datu batzuk plazaratzea iruzur fiskalari buruz batez ere gai honek daukan garrantzia gobernua eta diputazioentzat azpimarratzeko hau esanda esan behar ere legokeela interpelazio hau batzar nagusietan aurkeztea zentzu gehiago luke

seguru nago ere ezagutzen duzula sortu zenetik

borrokarako batzordeak sei plan bateratu onartu

plan horiek osagarri zaizkie iruzurraren aurka borrokatzeko edo egiaztatzeko foru ogasun bakoitzaren berariazko planei plan bateratu horietako ebaluatu dute edo hurrengo urtean ebaluatuko dute iruzur fiskalari buruzko urteko txosten integratuaren bidez de hecho

ebazpenean urteko plan bateratuek zelako egitura izan behar duten zehazten da horren arabera bi mila hemezortziko planak aurrekoek bezala

beharreko ekintzak hiru motatan sailkatzen ditu

bigarrena prebentzio ekintzak eta hirugarrena erregulazio eta kobrantza ekintzak en lo que respecta al área de la obtención

aukeraren bat guzti honetaz berba egiteko batez ere zerga heziketarako proiektuak izan duten arrakasta

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna bollain jauna zurea da hitza

beraz urtero mila berrehun milioi euro gehiago biltzeari ezin diogu uko egin

iruzur fiskalaren aurkako borrokak lehentasun argia dauka

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

osasuneko sailburuari egina saltegiak modernizatzeko laguntza programarako arauak ezarri eta bi mila hemeretziko

deialdia egiten duen turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuaren bi mila hemeretziko maiatzaren hamalauko aginduan

legebiltzarkideok sailburuok barrio jauna lehenik eta behin esan beharra daukat

turismo merkataritza eta kontsumo sailburuaren agindua dela zuk ondo dakizunez eta agian

farmaziak agindu horretatik kanpo uzteko arrazoiak edozein kasutan eusko jaurlaritzaren

galdetzen duzunez neuk erantzungo

y garantizar su sostenibilidad eskerrik asko eskerrik asko murga andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako

buruzko auzia deritzonean justiziari laguntzeari buruz

baina aurreko sailburuaren bezala jokatzen baduzu berdin egiten baduzu berdin bukatuko duzu y señora murga como le dije hace dos semanas

aldatzea orain arteko bidegabekeria ustelkeria guzti honi amaiera ematea zure esku dago zure ardura da osakidetzaren izena eta izana garbitzea zure eskuetan dago mehatxuaren beldurraren mendekotasunaren klientelismoaren ekosistemari amaiera ematea ez dakit ohartzen zaren ez dakit ohartzen zaren baina darpónen ekipotik zatozelako

baina pertsona guztiei konfiantza eman behar zaie eta denbora bat eman behar zaie ikusteko zer egiten duten eta gu horretan ari gara eta horretan aritu gara zuri denbora bat ematen konfiantza ematen ikusteko zer egiten duzun

sinesgarritasuna galtzen ari zara nik ez dakit audioa entzun duzun seguraski bai eta ez dakit beharra dagoen audioa berriro entzuteko

edo ez jarri baina ez dut jarriko niri audioa entzun ostean hainbat hausnarketa eta galdera datozkit burura baina

derrigorrez pentsarazten digu zuk

zirela eta egiten direla eta okerrena dena ez duzula ezer egin praktika horiek aldatzeko

genezake eta naturala izan daiteke

hitz egitea mamala da gainera are gehiago orain dakigunean mundu guztiak bazekiela portzierto gaur jakin dugu ere sumarioan

beste salaketa bat gehitu duela baina hori jakinda ez dena normala

zu iritsi zaren kargura iritsita ezer ez egitea ezer ez egitea praktika horiek aldatzeko hori da ez dena normala eta hori da

beste jokabide bat beste ekimen batzuk ni isilduko nintzateke eta hemendik aurrera beste jokabide bat erakusten baduzu

isilduko gara baina kontrako norabidean ekitea ekin diozu zure jefe ohiaren bide beretik ekin diozu aldatuko duzu murga anderea zure jokabidea aldatuko duzu

eta esango dut hitzak neurtu dituzula aurreko kontroleko plenoan begira zer erantzun zenidan me dijo le recuerdo también

tribunaleko kidea ez bazina zuk nola zenekien emaitzak publiko egin arretik obieta andereak ze nota ze emaitzak zituen

zergatik zenekien zuk nola jakin zenezakeen zuk obieta andereak ez zuela aurrez azterketa

baina argi geratzen da are gehiago osasun sailaren jokabidea ikusita hasiera hasieratik ikertzea baino zuen helburua izan dela estaltzea

zenbait informazio salaketa inkriminatorio zuzenak egonda eta obietaren testigantzak eta hori zuek erabaki duzuela hori dena ezkutatzea hori ezkutatzen

darpónen bidetik jarraituko duzu edo politiken norabidea aldatuko duzu

zure esku dago zure aukera da benetan dena argituko duzu dagoen guztiarekin aitortuko duzu

utzita justiziari laguntzeko ekimena hartuko duzu prest zaude ezarri duzuen eta dagoen inpunitate esparruari amaiera emateko

bai edo ez gertatu dena argitu nahi duzue

gobernuak behingoz bere gain hartuko ditu dagozkion ardurak eskerrik asko ubera
anderea macazaga anderea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko

presidente anderea legebiltzarkideok sailburuok

argi eta garbi esan behar dut inoiz ez dut esaldi hori esan inoiz ez dut izan hori esateko informaziorik inoiz ez dut parte hartu eskaintza publikoen tribunaletan inoiz ez dut ezagutu inolako ekintzak irregularrik aukera berdintasunean sinesten dut osasun publikoan profesional asko lan ari dira lanean egunero

ematen justizia aintzat hartzen dut uste dut argitu

argituko duela eta hori lortzeko eskatzen zaigun laguntza guztia

osakidetzak hartu du bere gain konpromiso hau

eta enplegu publikoaren eskaintza erabateko bermeekin gauzatzea osakidetzak halaber berea egin du euskal osasun sistema eta haren balioak

indartzearen aldeko erantzukizuna etorkizunera begira sistema hobetzearen aldeko konpromisoa ere

murga andrea ubera andrea zurea da hitza

aukera izango dudan baina agerraldi bat eskatuko dut lasaiago hitz egiteko eta mozio bat ere izango duzu murga andrea

sinesten dituzuen bai baina garbi daukadana da

zuek gizarteari gezurrak sinestarazi nahi dizkiezuela oso garbi daukat zein den zuen helburua zeren garbi ikusi dut gaurkoan ere pena bat da pena bat da tristea da

eta ez dago aldaketarik aurpegi aldaketa izan dugun baina ez dago jokabide aldaketarik darpón eta zuengatik agian inozoak izan ginen

ekipo berberetik zentozela begira hasiera hasieratik defentsibara egon zarete errealitatea ukatu duzue eta ukatzen jarraitzen duzue errealitatea

justifikatzen duzue baina inoiz inoiz ez duzue errealitatea onartzen inoiz eta ez duzue ahalegin txiki bat bera ere egiten errealitatea aldatzeko mundialak zarete

begira hemen datuak ekimenak

politika gestioa da behar duguna ez hitzak

nola sinistuko dizut murgan anderea hau orain dela bi aste gezurra esan zenidan

norabidea aldatzen duzunean politika aldatzen duzunean kudeatzeko eredua aldatzen duzunean eta benetan erakusten didazunean gauzak argitu nahi dituzula

egia jakin nahi duzula gauzak konpondu nahi dituzula orduan

benetan erakusten didazunean ekintzekin sare klientelar horri amaiera eman nahi diozula ekosistema horri amaiera eman nahi diozula orduan

mesedez emaidazu ekimenak

eta benetan ikusteko hori dela nahi duzuena

benetan gobernuko bozeramaileak ere

umilagoak izango bazinete egingo zenuketena zen benetan egoerari aurre egin

eraldatzen saiatu baina hori ez duzue egiten hori da ez duzuena egiten

zuek zaretenean eta jartzen ditugunean frogak eta datuak zer egiten duzue gaurko bezala egurtu egurtu gainerakoak osasun profesionalak

taldeak eragileak sindikatuak guztiak

zu etorri zara helburu batekin helburu batekin etorri zara

beste baten aurka jartzea eta hau ez da sinisgarritasun kontua

jartzen duzue zalantzan salaketak jarri dituzten profesionalen izena

jartzen duzue zalantzan eta emaidazu zuk arrazoi bat

emaidazu arrazoi bat datuekin eta frogekin orduan sinistuko dizut bitartean nik frogak jartzen dituztenei sinistaraziko

bestelako jokabiderik ez duzue erakutsi eta begira badakizu noiz sinistuko dizudan murga anderea badakizu noiz sinistuko dizudan justiziarekin benetan kolaboratuko duzuenean justiziari lagunduko

duzuenean azterketa guztiak azterketak zuzentzen dituen makinetako

dizut utzi uzten duzuenean tematzeari kaltetu gisa aurkezteari

jarraitzen duzun bitartean kaltetu bezala agertzen zuek arduradunak zaretenean

eta benetan sinistuko dizut
uzten duzunean gainerako mundu guztia egurtzen uzteari eskerrik asko ubera anderea bukatu zaizu denbora macazaga anderea zurea da hitza

ez izan zalantzarik horrela egiten jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko murga
anderea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera

gurutzetako arreta psikosozialerako moduluaren eta osasun sailaren arteko ituna ustezko amaitzeari buruz uria jauna zurea da hitza

moduluak eta bertan ematen diren zerbitzuek gure aldetik onarpen zabala merezi dute

argi esan behar dizut baita ere osasun sailak ez duela kontratu hori berrizteko aukerarik legalki ezin da
eskerrik asko eskerrik asko murga andrea uria jauna zurea da hitza

uria jauna denbora agortu zaizu murga andrea zurea da hitza

carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina kultura auzolanean programaren egoerari buruz

eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

urrats zehatzak emateko konpromisoa hartu genuen eta honako alor hauetan

jakinarazi genuen eta honela adierazi genuen hitzez hitz lehenengo erakundeen arteko koordinazio foro iraunkorra

bigarren kultura auzolanean dinamikaren bigarren aroari ekingo diogu erakunde guztiok kulturako sektore guztiekin eta kezka zehatzen inguruan lan egiteko hirugarrenik behatokiaren lan ildoak guztion artean adostuko ditugu horrela esan genuen ezagutza politikak ipiniz erabakiak hartzearen aitzinean eta lau lankidetza areagotuko dugu

hobetuko dugu jaurlaritza barruan eta agenteekin puntuz puntu adieraziko dizkizut orduan hartutako konpromiso hauen

egin eta behatokiak argitaratu dituen lanik aipagarrienak bi mila hamazazpian hamaika lan publikatu ziren alde batetik urteroko estatistikak daude baina bestetik planteatu zen proiektu zehatzagoak egitea

izan zedin hemen aipatuko nituzke hamaika horien artean museoak eta bildumak izenekoa azaldu eta ulertu euskal kulturaren behatokiaren hamarkadari buruzkoa urte horretan egin da baita ere egonaldiak edo erresidentziak deitzen dugun programa horren ereduaren azterketa eta egin zen

erkidegoko egonaldi artistikoen mapa mapa de residencias bezala argitaratu genuen gaztelaniaz

bi mila hemezortzigarrena urtean beste hamaika plan edo lan publikatu ziren

kulturaren ohituren panela hamaika horien artean euskal autonomia erkidegoko kultura arloko enpresen

urteari dagokiona sareari buruzko txosten estatistikoa

ereduak kulturaren euskal behatokiak nazioarteko kideekin edo antzeko erakundeekin egindako jardunaldiari buruzkoak eta lan teorikoago bat kulturaren balio publikoari buruzkoa

kultura eta sormen industrietako mugaketa kontzeptuala eta bere definizioari buruzko ikerketa bat

urtean orain arte publikatu diren lau lanen artean aipatuko nituzke kultura eta jasangarritasuna eta kulturaren nazioartekotzea

proiektuetan urte bukaerarako prest egongo direnak

kultura auzolanean landu diren proiektuen azterketa edo komentarioa egitea

alde batetik euskal kulturaren nazioartekotzea bigarrena sektoreen berrantolaketa hirugarrena

eta genero berdintasunari buruzko azterketa laugarrena publiko berrien inguruko azterketa eta publiko berriak bilatzeko

eta bosgarren bezala kulturaren ikusgarritasuna hedabideetan deitutako azterketa eskerrik asko eskerrik asko

edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak kultura et hizkuntza politikako sailburuari egina gasteizen bi mila hemeretziko maiatzaren hamazazpi eta hemeretzi bitartean izandako saskibaloiko

zurea da hitza egun on denoi eskerrik asko mahaiburu anderea

eskerrik asko eskerrik asko garcía anderea erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko garcía anderea zupiria jauna zurea da hitza

oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina etxeko langileen aldeko gobernuaren ekimen ezaren gainean
etxebarrieta anderea zurea da hitza bai eskerrik asko eguerdi on eta lehenik eta behin san josé
eskerrak ematea hasieratik amaiera arte egoten den sailburu bakarra izateagatik eta etxeko langileen gaia garrantzitsua oso konpartitzen dugu eta zutaz gain ere uste dut gaurkoan murga edo artolazabal sailburuek egon beharko luketela asko daukatelako ere etxeko langileen inguruan esateko beraz

astelehenean tokatzen zait galdera erregistratzea eta sorpresa asteartean zure sailaren partetik bi erantzun jasotzen ditut beraz

eskertzen dut gainera eskatu gabe bidali izana ere bai ez da oso ohikoa beraz hori eskertzekoa eta

zuk bidalitakoaren gainean ere ba azalpenak itxaroten ditut eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko san josé anderea etxebarrieta anderea zurea da hitza